egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen hamalaugarren puntua beste baterako utzi dela

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina segurtasun publikoko plan estrategikoan jasotako ekintzen inplementazioari buruz díez jauna zurea da hitza

sailburu jauna astelehen honetan bertan agertu zara legebiltzar honetako dagokion batzordearen aurrean segurtasun publikoaren

eta horren azalpenak egiteko legebiltzar taldeoi plan horren garapena erronka ildo estrategiko ekimen eta ekintza zehatz batzuen inguruan egituratzen da ezaguna da

eraberritzeagatik eraldaketa garaiak bizi ditugu eta garai horietan ezinbestekoa da teknika berriak eta berrikuntza aplikatzea aurrean ditugun erronkei erantzun berriak eta berritzaileak emateko gaitasuna erakutsi behar dugu

gizartearen alor guztietan baina segurtasun publikoari buruz hitz egiten dugunean are gehiago aipatutako plan horrek apustu irmoa egiten du teknika berriak ezartzearen alde pertsonen babesa areagotzeko

erakusten du ahalik eta gehien aprobetxatzeko teknika

díez jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu jaun andreok legebiltzarrok egun on guztioi

ondo esaten duzunez euskadiko segurtasun publikoaren bigarren plan orokorrak apustu sendoa apustu irmoa egiten du

izan ere egungo gizarte digitalizatuan horrelako tresna teknologikoak ezinbestekoak dira

erantzun ahal izateko eta apustu berrien teknologia berrien aldeko apustu horren baitan kokatzen da hain zuzen ere zuk aipatzen duzun proiektu hori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

euskal gizarteari arauak zorroztasunez eta elkartasunez betetzeko eskatzeaz aparte jaurlaritzak egoeraren aurrean egingo duenaren inguruan iriarte andrea zurea da hitza

bizi dugun egoera hain iruditzen zait larria gaurkoa batez ere

erabiliko dudala tartea hain zuzen ere egin dizudan galderaren harira

eta ze akats diren horiek eta nola konpondu daitezkeen galdetu nahi nizuke eta ez hain zuzen ere akats horietan azpimarra egiteko baizik eta ikusteko ea posible ote den

akats horiek gainditu ahal izateko sarri esan izan dut hemen aurrez aurre dugun egoerari herri gisara egin behar diogula eta gaur gaurkoz oraindik ez dugu elkarlanerako marko eraginkor eta jarraitu bat eta iruditzen zait behar dugula bai orian eta beharko dugula bai etorkizunean

daukala horretan ez daukagu zalantzarik baina egoera honi ezin diogu erantzun gobernua versus

pandemia kudeatzeko eredu hau ez da baliagarria une honetan

atzetik gaudelako eta badakit asteburu honetarako bertarako hainbat plan eginak daudela txertoa da amaieraren hasiera

badakigu txertoa jarrita ere kutsatu gaitezkeela gertatzen ari delako beraz kutsatu genezakeela bere garaian esan nizun bezala iruditzen zait pandemia egoera jarraitu batean garela luzaroan eta txertaketa egoera jarraitu batean egon beharko dugula

berrogeita bederatzi pertsona hil dira azken astean eguneko

lehen arreta gainezka dago eta ez da aldaketa egiturazkorik egin eta hori hemen egin genezake horregatik uste dut urkullu jauna

ez direla ia denak deuseztatzeko modukoak marraztu behar dugun nahitanahiez

eskenatoki bat osasunaren ikuspuntutik osasun publikoarenetik eta kaltetutako sektoreei begirakoa ere

kutxan ehunka milioi izatea eta ez posible izatea bere garaian proposatu genuen berrehun milioiko

kaltetuta zeuden sektoreentzako pertsonak baldin badira gobernu honen helburua

pero da lo mismo eta orain arteko hau esateaz aparte alarma egoeraz ere hitz egin nahi nuke egoera larri honetan jendeak ziurtasunak behar dituelako

zer egingo dugu zer egiteko aukera dugu euskal herria bildu

guk proposatzen dugu aliantza politiko eta sozialak erabakiak hartzeko ditugun bitarteko politiko eta juridiko guztiak ahalik eta eraginkortasun handienarekin

jakinik ezetzak etorri daitezkeela hau partekatu nahi nuen egoera arduragarria delako eta berriz
dakigukeelak gerta eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on iriarte andrea zure galderak

jaurlaritzak egin duena egiten ari dena eta egiten jarraituko duena esango dizut

erkidegoaren itxiera elkartzeko aukera lau pertsonetara mugatzea mota guztietako establezimenduak bederatzietan ixtea eta

edo laurehuntik gorako tasak dituzten herrietan neurri gehigarriak aktibatzea

eginkizun gehiago aktibatzeko aukera du eta prest dago prest gaude osasun sistema berrantolatzeko eta kontingentzia berrietara egokitzeko orain

ditugu eta bikoiztu ditzakegu bikoiztu jasotako txerto guztiak jartzen ditugu

txerto baino gehiago jarri ditugu dagoeneko euskadi da test gehien egin duen erkidegoa hemen

bakoitzeko eta estatuan mila bederatziehun bataz beste guztira beraz ia

dugun preziatuena lortzen ari gara osasuna lehenetsiz bizitzak salbatzea

neurriak ez dira lehendakariaren edo jaurlaritzaren arinkeriaz hartutako erabaki bat adituen aholkuak jasotzen dituen bizi berri planak jasotzen ditu birusari aurre egiteko europako

neurri oso zorrotzak dituzte alarma egoera beste europako lurraldeetan tresna bat da ahalegin guztiak egingo ditut azken unera arte estatu osoan alarma egoera izan dezagun besterik ezean eta epea adierazgarri batean zer da hobea hemendik hamabost egunera alarma tresna horrek ematen digun babesa edukitzea ala

zer izango du nahiago herritarrak argi dago babes juridikoa izateak ematen duen ziurtasuna horrekin batera bai

norberarengandik hasita denon ahalegina ezinbestekoa da pandemiari aurre egiteko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

bi mila hogeita hamar euskal enplegu estrategia azaltzen den langileentzako eskubideen

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

rico jauna egia da euskadin eskubideen abangoardian egoten jakin

inteligentziarekin egin dugula eskumenak eskubide bihurtzen jakin izan dugu eta horixe egin genuen osasunerako eta hezkuntzarako eskubidearekin bai ondoren babes sozialeko sistemarekin eta geroago

duela hamar urte enplegu politika aktiboen eskumenak hartu genituen eta proposatzen duguna da eskumen horiek enpleguaren kalitatea hobetuko duen eskubide bihurtzea berdintasuna eta soldata duinak hobetzeko ibilbidea dugu oraindik azken lan erreforman galdutako eskubideak berreskuratu behar ditugu

duen gaitasunaren araberan ere neurtzen da bizi dugun eraldaketa pandemiak ikusten uzten diguna baino azkarragoa da

egokitu behar gara eta azkar eta ezin dugu arrakala berri bat sortu prestakuntza hori ordain dezaketenen eta ordaintzen ez dutenen artean hortik dator

gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko egoera sanitarioari buruz gorrotxategi andrea

premiazkoak ez diren ebakuntzak guztiak eten egin dira hori jakin dugu aste honetan eta egia esan zur eta lur gelditu gara

pandemiaren eragina erakusten duten datuak

lehendakari jauna nola baloratzen duzu euskadin daukagun osasun egoera neurri berezirik hartzeko asmorik badaukazu la pregunta es qué valoración

eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

gorrotxategi andrea euskadi pandemia global batek eragindako erkidegoa da ia hamalau hilabete igaro ondoren osasun egoerak kezka handiko faktoreak eta hobetzeko itxaropenerako zeinuak uztartzen ditu eta zuk aipatutako neurriak ez da lehenengo aldiz hartuak izan egin direnak ez hemen ez beste inon ere une honetan berehalako helburua ospitale sistemaren distentzioa lortzea da

hirugarrenean gaude egiten ari garen ahalegin guztia bat agertokira itzultzeko da eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

ospitaleko datuak aipatu dituzu egia esan bi mila hogeigarrena urteko

eta urtebete pasatuta gaur azkeneko datuen arabera ehun eta laurogeita hamabi dira pertsona horiek

laugarren olatua da ez bigarrena ez hirugarrena laugarrena da

akats berdinak egingo ditugu nahi dut esan noiz noiz eusko jaurlaritzak noiz indartuko du noiz areagotuko du

pertsonala urtebete pasatu da noiz egingo da benetan guk onartu egin behar dugu ebakuntza larriak ez direnak eten egin behar direla hori da

ala gobernuak bere gain ardura guztia hartu ez duela esan nahiko du guk

eskerrik asko gorrotxategi andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eta europan baina txertoek erakutsi dute eraginkorrak direla aldaera horren aurrean dena den birusaren aldaera berriei lotutako arriskuak ere kezkagarriak dira

alarma egoeraren amaiera dela eta sortu diren kontraesanei buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea jaun andreok egun on guztioi lehendakari jauna egun on

kontraesanak ikusten dituzun lekuan nik jaurlaritza bakar baten bultzada bera ikusten dut

onena lortzeko helburua eta lana partekatzen duen jaurlaritza osoaren izenean hitz egiten dizut pandemiak eragindako egoeraren larritasunaz jabetzen gara eta bat eginda bat eginda aurre egiten diogu egoera horri desadostasunaren bat gertatzen bada behar besteko

desadostasun hori modu eraikitzailean bideratzeko hori da koalizio gobernu baten gakoa eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eta hori errealitate bat da lehendakari jauna horrexegatik

nahiz eta zure bazkide sánchezen erantzuna ez eduki

eta aukera hori alderdi popularraren plan b juridiko proposamena da plan horrek neurriak hartzeko bermeak ematen dizkigu eta plan horrekin plan horrekin

eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua galdera amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina

tratu eta baldintzei buruz martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

artolazabal andrea zurea da hitza señora martínez garantizaremos

beraz eta zehaztu dizudan araudi guzti guztia zorrotz betez

egin dituzten askatasunik gabeko pertsonen espetxe tratamenduak

covid hemeretziaren inguruko estrategiari eta jarraitu beharreko urratsei buruz

eskerrik asko presidente andrea jaun andreok egun on guztioi lehendakari jauna bi mila hogeiko martxoaren hamairuan eusko jaurlaritzak osasun larrialdia deklaratu zuen euskadin

eta egun bat geroago espainiako gobernuak alarma egoera urtebete baino gehiagoko borroka gogorra igaro ondoren

zifra izugarri bat da pandemia horren tamainaren berri ematen diguna gaur egun osasun krisiak

eta ondorioak pairatzen jarraitzen dugu munduan inor ez zegoen honetarako prestatuta beste zerumuga bat ikusten dela dirudien une honetan egindako bidearen balantzea partekatzea planteatzen dugu interpelazio honetan espiritu eraikitzailearekin egiten dugu pandemia horren

eta hobetzen laguntzeko bizi eta jasandako arazoak gure jardueraren esparru guztietan izan du eragina hamar ataletan aipatuko ditut

erantzunak eta baliabideak euskadiko pandemiaren erradiografia osatzen du bat hartutako erabakien estaldura

gaurkotasun handiko kontua da hau maiatzaren bederatzian alarma egoera amaituko dela iragarri ondoren sortzen den egoeraren aurrean hasieratik

izan ere bi mila hogeiko martxoaren hamairuan eta abuztuaren hamazazpian

osasun larrialdia deklaratu eta aktibatu zuen lehen autonomia erkidegoa urriaren hogeita hiruan eta euskal autonomia erkidegoko auzitegi nagusiak

zuk lehendakari alarma egoera deklaratzeko eskatu zenuen formalki

eusko jaurlaritzak errege dekretuaren edukia aldatzea proposatu zuen eta duela egun batzuk espainiako gobernuko presidenteari alarma egoera luzatzeko eskatu zenion

instituzionala eta politikoa hartutako erabakiei estaldura emango dieten berme juridiko guztiak izatea da ildo horretan pandemiaren aurkako

lau egoitzak eta kudeaketa soziosanitarioa covid hemeretzia egoitza eremu soziosanitarioetan sartzea izan da pandemia horren arazo larrienetako bat horren ondorioak bereziki urratzaileak eta mingarriak izan dira hasieratik prebentzioko eta esku hartzeko protokolo eta baliabide gehigarriak aktibatu ziren hori guztia osasun sailaren eta foru aldundien arteko koordinazio eta lankidetza esparruan

adineko pertsonak izan ziren profesional sanitarioekin eta soziosanitarioekin batera txertoa jaso zuten lehen taldea

bost gehien kaltetutako sektoreentzako laguntza pandemia honek uzten digun inpaktuak

baita jarduera ekonomikoan eta enpleguan ere eusko jaurlaritzaren erantzuna berehalakoa izan zen

alemaniako eredua hartuta erte figura bultzatzea proposatu zenion espainiako gobernuari eusko jaurlaritzak bi dekretu onartu zituen euskadin laguntza horiek osatzeko

ostalaritza turismoa kultura industria edo merkataritza bezalako sektoreentzat pertsona familia eta sektore ahulenei laguntzeko gizarte programak jarri dira abian gobernuak

eta mila bostehun milioi euroko berme ziurtatuak eta dirulaguntzak jarri ditu martxan

hezkuntza presentziala euskadi izan zen ikastetxe bat ixtea erabaki zuen lehen autonomia erkidegoa ondorengo etxez etxeko konfinamenduaren ondorioz

presentzialtasuna eten zen euskadik protokolo bat egin zuen bermeekin eta segurtasunez itzuli ahal izateko aurrez aurreko hezkuntzara ikasturtea amaitu aurretik eta giza baliabideen eta baliabide materialen gehikuntza nabarmena izan zuen hezkuntza sailak berrehun eta hogeita bost milioi euroko gastu gehigarria izan du horretarako helburu hori sailaren eta hezkuntza komunitatearen adoreari esker lortu egin da zazpi ekonomia suspertzea eta enpleguari eustea

hala ekonomia sustatzeko eta talka egiteko lehen plana onartu egin zen eta laurehun eta hirurogeita bost milioi euro gehiago jarri ziren ekoizpen ehunari laguntzeko

azaldu dudan egoera honen aurrean zeintzuk dira lehendakariaren aurreikuspenak datozen asteetako

eta jarraitu beharreko urratsei dagokionez eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iturrate jauna joan den larunbatean salburuan

ekitaldi hunkigarria izan zen eta hildakoen senitarteko guztiei gure dolumina eta elkartasuna adierazi genien pandemia hasi zenetik lau mila ehun eta laurogeita zazpi pertsona hil dira pertsona hauek dira

gure oroimenaren lehentasuna azken finean hildako pertsonen kopurua ahalik eta txikiena izatea da gure eginkizun guztiaren lehentasuna

lehengo urteko martxoaren hamairuan labiaren babespean osasun larrialdiko adierazpena onartu genuen ordutik

martxoa apirila uztaila abuztua urria azaroa

eta orain bosgarrenean gaude martxoa apirila igoera prozesu horietako bakoitzak eta ondoren izandako intzidentzia tasen jaitsierak ez diote soilik

erantzun kontuan hartu behar dugu estatuko europako

joera orokor horien barruan datuek aldaketak erakusten dituzte eta adituek ez dituzte beti aldaketa horientzako erantzunak aurkitzen dena den ondorio orokor batzuekin bat gatoz badakigu neurri prebentiboak eta murriztaileak eraginkorrak direla

eragozten duela ildo horretan udaz geroztik goranzko fase berri bakoitzaren gailurra aurrekoak baino baxuagoa izatea lortzen ari gara datu hori oso garrantzitsua da hartzen diren neurriek

osasun arloko profesionalek gure enpatia eta elkartasun osoa behar dute

nork bere bizitza pertsonalaren eta sozialaren esparrutik kutsatzeko arrisku egoerak saihestu eta prebentzio neurri guztiak ete helburu horretan ere txertaketaren hedapenak izugarrizko ekarpena eskaintzen digu maiatza eta ekaina garrantzi bereziko hilabeteak izango dira bi helburu lotuta

menderatzeko azken ahaleginari aurre egitea eta egitera eraman gaitzakete lehenik beherantz egonkortu behar dugu intzidentzia tasaren joera

lehenbailehen berrehun kasu azpitik jaistea berriro ere eta atzera ez egitea helburu hori lortzeko beharrezkoa da maiatzaren bederatzitik aurrera esparru juridikoa argia izatea birusaren transmisioari aurre egiteko

bigarrenik kutsatzeen jaitsierarekin irabazten duguna txertoan aurrera eginez ziurtatu behar dugu txertoen eskuragarritasuna bermatzen bada gure helburua da berrogeita hamar urtetik gorako herritar guztiei ahalik eta azkarren txertoa jartzea

presidente andrea eskerrik asko lehendakari emandako azalpenengatik arrazoi duzu lehendakari zera diozunean

kopurua ahalik eta txikiena izatea da gure eginkizun guztiaren lehentasuna beste edozeren gainetik horixe dago pertsona helburu

hori izan dela eta dela eusko jaurlaritzaren helburu nagusia eta horretan diharduela buru belarri orain ere aurreko galdera bati erantzuterakoan ere esan duzu

horri esker pertsona gutxiago gaixotzen dira eta pertsona gutxiago hiltzen dira

alderantziz gauzak hobeto egiten jarrai dezagun akuilua izan behar du eta hala dela ziur gaude enfrentamos un virus desconocido hasta hace poco

beste pandemia bat omen dago pandemia politikoa baina orain ez dago politika birusaren aurkako borroka komunaren gainetik jartzerik

edo esloganak sortzeko lankidetzan aritu behar da bai baita kritika eraginkorrak egin ere krisialdi honi ematen zaion erantzuna hobetzen laguntzeko

eta horrek eragin handia dauka gure herritarrengan jendeak nekeak jota dago denok gaude nekeak jota baina zuk esan duzun bezala

eta azken txanpa honetan orain arte jarraitu ditugun arauak ondo betetzea ezinbestekoa da horrekin batera gizarteak itxaropena ere behar du

argiak eta berme osodun neurriak behar ditu astebete besterik ez zaigu falta alarma egoeraren dekretua baliogabetzeko datozen asteetan oraindik egoera larrian izango ditugu gure ospitaleak eta ziuak badirudi kutsatze tasak goia jo duela

baina oraindik ere neurriak mantentzea beharrezkoa da eta horretarako bermeak behar dira

covidaren aurkako lege proposamena ahal den arinen landuko dugu legebiltzarrean eta gehiengo zabalenak lortzen ahaleginduko gara

eta orain konfiantza eta itxaropena gehiago ditugu hamalau hilabete hauetan zailtasunak eta arazoak egunez egun entzun eta ikusi ditugu

gizarteak ikuspegi positiboa ezagutzea behar eta merezi du ere eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna lehendakari jauna zurea da hitza

jauna eskerrik asko zure hitzengatik bai

azpimarratzea merezi duten alderdi positiboak aipatuko ditut pandemiak eragindako egoera larri honetan zailtasunak onartu behar dira zalantzarik gabe

aurkitzen ditugun erreferentzia positiboak nabarmentzea nire ustez bidezkoa da pandemiaren aurkako erresilientziaren hiru adibidea aipatzea

y porque el sistema de salud está funcionando bigarren adibidea enpresaren eta industriaren erresilientzia azpimarratu nahi dut enpresariek eta langileek

emaitza onak izan ditu hazkundearen eta enpleguaren jaitsiera txikiagoa izanda ezin ditugu ahaztu gaizki pasatzen ari diren pertsonak familiak eta enpresak

maiatzean eta ekainean funtsezko borroka mantenduko dugu amesgaizto hau atzean uzteko

umiltasun osoarekin eta indar guztiarekin ere gizarte osoari honako mezu hau zabaltzen diot bat egin dezagun

norberatik hasita hain gertu dugun pandemiaren amaiera lortzeko hainbeste amestu dugun bizitza eta elkarbizitza berreskuratzeko eskerrik asko

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina faxismoaren eta

inguruan arzuaga jauna zurea da hitza bai egun on denoi eskerrik asko legebiltzarburu andrea faxismoaren

leku guztietan eremu guztietan bizitzaren alor guztietara zabaltzen ari dena eta

bi egoera konprometituak izan ditu azken egun hauetan halako jarrera faszista arrazista edo supremazistekin

ertzaintzak desokupa enpresa mafiosoari babesa eskaini zion abadiñon eraikin batean bizi ziren pertsonak mehatxuz

kaleratu zituztenean bestetik ertzain batek

eskuma muturreko elkartearen apologia egin zuen eitbn eta zuek ez duzue ikusi horretan inolako

urraketa eta gu oso kezkatuta gaude ertzaintzan horrelako jarrerak edo horrelako loturak egon

irmotasun nahiko daukazun horrelako gertakarien aurrean erantzuteko

eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
arzuaga jauna ertzaintzak jarrera faxista

arrazista guztien kontra egin behar du legez horretara behartuta dagoelako eta egiten du baita ere bere eguneroko jardunean

horrelakorik ematen ez dena orduan horretarako daude hain zuzen ere hainbat bide

martxan jartzeko moduan eta martxan jartzen direnak bidezkoa denean eta horretarako arrazoi objektiboak daudenean horretarako

euskal herriko unibertsitatearekin batera egiten du eta aurkezten du legebiltzar honetan gorroto delituei buruzko

beraz irmotasuna argiena sendoena

eta bere berezko jarrera ere horretara bideratuta dagoelako eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna arzuaga jauna zurea da hitza

galdetzen dizut eta gorrotoaren txostena ezagutzen dut ondo aztertzen dut baina horrek jasotzen du

erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina azken asteetan euskadin izan diren mobilizazioetan

zurea da hitza bai eskerrik asko erkoreka jauna berriro galdetu behar dizut honen inguruan
aldez aurretik galdetu dizut langileriaren mobilizazioetan eman diren zenbait ekintza polizialei buruz eta baita ere san francisco auzoan eman diren zenbait ekintza poliziaeli buruz

nik bezala badakizu krisia aurrera doala eta krisi gogor batean gaudela eta langileriaren mobilizazioak mantenduko direla

horietan tentsio uneak bizitzen dituzte beraien ogibidea beraien bizi baldintzak defendatzen ari dituztelako eta ezin dute

hori kudeatu behar du ertzaintzak eta bere ekintza polizialak adaptatu behar dira tentsio une horietara behin eta berriro entzun dugu mobilizazio ezberdinetan baina baita ere

langileen partetik baloratzen ertzaintzatik jasotzen duten egoera

ekintza polizial hauei buruz eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea martínez jauna

galdetzen zenuen sailaren iritziaz azken mobilizazioen inguruan ertzaintzak izan duen jarreraz klaro hain pregunta hain galdera inprezisoa ikusirik

zenbat mobilizazio izan diren euskadin azken hiru lau hilabetetan

mobilizazio gehiago izan dira denak komunikatuak komunikatu gabeak ere izango ziren horien artetik ehuneko laurogeita hamarrean baino gehiagotan ertzaintzak ez du parterik hartu ezta presentziarik ere izan arazorik planteatu ez dutelako beraz nire galdera zen bueno orduan

nire galdera egileak jakin ahal izateko zertaz ari den eta zeri buruz esan diezaiokedan nik aurrerago batean ere

bati erantzun nion zuk zeuk egindako galdera bati erantzun nion ertzaintzak berez konflikto laboraletan ez duela zeregin berezirik horretarako beste organo batzuk daude administrazioan zeregin konkretu eta zehatzak dauzkatenak

mediazioak bitartekaritza lanak eta abar horretarako beste organo batzuk daude ertzaintzak langileen arteko liskarretan zein

ez du parterik hartzen baizik eta norbaitek bere eskubideen egikaritzan

beste batzuen eskubide eta askatasunak urratuz eta horren ondorioz urraketetan sartuz urraketa penalak izan daitezke

salaketa bat bitarteko normalean parte hartu behar du ezinbestean beti heinekotasunaren printzipioa gogoan hartuta

bere jardunaren printzipio nagusia eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina laneko istripu tasa murrizteko egin beharreko ekintzei buruz hernández jauna

mendia andrea zurea da hitza bai eskerrik asko hernández jauna

guztientzat eta nik beti esan dut hemen legebiltzar honetan baita ere

ez bakarrik eztabaidatu behar ditugula datuei buruz ez zuk esan duzun moduan lanagatik ezin da hil hildako bakar bat guretzat eta nik uste dut guztiontzat tragedia hutsa

eta nik uste dut horrekin ikusten dugula istripuak ez dugula saihestu eta sailan eta osalanean horretan gaude horretan

hogeita zortzi urte sortu zen istripuak prebenitzeko eta gaur arte hemen euskadin intzidentzia erdira jaitsi egin da konpromisoa batzen jarraitu behar dugu segurtasuna eta

ez direla dekretuz tamalez lortzen eta nik deitzen dut eta lankidetza nik uste dut beharrezkoa dela langile guztien artean

prebentzioa enpresako prebentzio zerbitzuekin lankidetza indartzea jarraitu eta administrazioaren konpromisoarekin noski ez orain

berria lantzen ari gara eskerrik asko mendia andrea

empleo eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea eskerrik asko gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak

bateria elektrikoen ekoizpenerako gigafaktoria bat instalatzeari buruz otero jauna zurea da hitza

guztioi eguerdi on tapia andrea uste dut

automozioaren sektoreak euskal herrian duen garrantzia sektorea estrategikoa da guztiz

eta gipuzkoan hirurehun enpresatik gora daude sektoreari lotuak

beste horrenbeste atzerrian zeharka sortzen duen lana

berrikuntza eta garapenean inbertsio handiak egiten ditu datuak behin eta berriro

edozein kasutan dudaz kanpokoa da korrelazio bat badagoela gure oparotasuna eta automozioaren pisuaren artekoa eta menpekotasun bat ere esango nuke eta hau ez da nolanahiko kontua automozio sektorea azken ehun urteetako

erronka teknologikoa eta energetiko klimatikoa hain zuzen ere

luzatzeko baina hor daude konektibitatea ibilgailu autonomoak fabrikazio aurreratua osagai aurreratu berriak eta abar

handia izango du hor daude ere mugikortasuneko joera berriak auto partekatuak mugikortasuna zerbitzu gisa eta abar aukerak ekarriko dituzte aukerak baina arrisku batzuk ere bai eta laburki azaltzearren nolabait ere espezialistak izan gara hardwarean baina automozioaren balio katean softwarea gailentzen eta hemen ez gabiltza

beste erronka nagusia larrialdi klimatikoari lotuta dago

premiazkoa da automozioaren azken produktuan hau da ibilgailuan eraldaketa bat ematea hau da isuririk gabeko ibilgailuetara

dagoeneko abian da ibilgailu astunetan oraindik prozesua bere hastapenetan badago ere gailenduko den teknologia argi ez badago ere ibilgailu arinetan eraldaketa dagoeneko azeleratu da autoen elektrifikazioaren eskutik elektrifikazioa dagoeneko gure artean dugu eta joera geldiezina da

motore termikoen amaiera datak ematen hasiak dira europako herrialde ezberdinak eta esportatzaileak garen neurrian bete betean harrapatzen gaituzte iragarpen hauek onartzear dagoen espainiako klima lege berriaren arabera ce o bi isurtzen duten ibilgailu arinak ezingo dira saldu bi mila berrogeitik aurrera hori ez da bihar baina plangintzak egiterakoan

da eta euro zazpi arauak ere prozesua azeleratuko du isuri langa oso zorrotzak ezarriz kotxe marka gehienak moldatzen ari dira denak eskaintza elektrikoa

edo elektrifikazio osoa iragartzen ford bezala motor termikoen garapena abandonatzen

elektrifikazio integralak aukeratzen volvo bezala ez da etorkizuneko kontua

sektorearen sufrikarioa litzateke gauza asko ditugu alde aipatu ditut batzuk automozioari lotutako ekosistema industrial garatu beharra daukagu balio kate osoan enpresa liderrak mugikortasun elektrikoan ezagutza eta gaitasuna cic energigune eta beste hainbat bezalako europa mailako ikerketa zentro punteroak erabilgarriak ere baditugu araban bederen eta ezin dugu aukera hau pasatzen utzi

iker casanovak galdetu zizun orduan tesla europara etortzekotan zenean urrun samar zirudien gaiak baina gaur tesla faktoria hori eraikitzen ari da berlinen suedian eta garapen maila desberdinarekin proiektu mordoa dago mahai gainean polonian lg hungarian samsung erresuma batuan italian espainiar estatuan

europako funtsen testuinguruan proiektu estrategikoen hausnarketa egin dugunean faktoria bat

eta ezaugarri propioengatik faktoria hau araban eraiki beharko litzatekeela adierazi dugu badakigu noski jaurlaritzak gigafaktoria bat ere proiektu bat txertatu duela europako next dokumentuan basque

baina garrantzitsua iruditzen zaigu zuk gaur ahalik eta azalpen gehien ematea gaiaren inguruan

enpresa sortuko zela sortu da zein da

lehentasun maila ematen diona proiektu honi ezta edo zein da esku hartze publikoa

next funtsetatik dirurik ez bada jasotzen proiektuak jarraituko du aurrera laguntzarik gabe edo zer paper jokatzen du basque deituriko kontsortzioan eta

baterien balio kate osoan non daude arazoak non egon daitezke
gu garaiz gaudela uste dugu honetarako baina estutu behar dela eskerrik asko otero jauna tapia andrea

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on otero jauna

sartuko ados nago orokorrean aipatu dituzun gauza guztiekin eta egia da gaur egun automozioak bizi duen egoera dela nolabait etorkizuneko proiektu bati erantzun behar dio eta aldi berean mantendu behar du bere aktibitatea beraz

bi trantsizio horiek eraldaketa nagusi horiek bete betean hartzen dute bai digitalizazioa aipatu duzun bezala auto autonomoa dela konektatua dela eta abar zer nolako erronkak sufrituko dituen eta beste alde batetik noski aldaketa klimatikoaren inguruan eta trantsizio

bere zereginak beraz egoera konplexu batean dago baina

begirada noski jartzen dugu denok eta jartzen da orokorrean

klimatikoan eta energetikoan bestea utz dezagun beste egun baterako agian

autogintza sektorean guztiak eragiten duen begirada daukagu jarrita auto elektrikoan eta auto elektrikoa

osagai guztiak badaudela une honetan fabrikatu daitekeela ekoiztu daitekeela baina ez da hainbeste ekoiztu daitekeen baizik eta nolabait aldaketa masiboa egin behar baldin badugu hau da gure auto guztiak utzi

gutxiegi izatea ditugun baliabideak eta beste alde batetik momentu honetan baterien inguruan dagoen eztabaida nagusia da ze prezio daukan eta zein

ze material horiek ere gutxi daude eta leku oso berezietan por tanto

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea otero jauna zurea da hitza

tapia andrea azalpenengatik bueno orokorrean esango nuke eman dituzun azalpenak

ontzat ematen ditudala hainbat xehetasun eman dituzu nik bueno galdera batzuk banituen

dagoeneko enpresa bihurtu den edo ez den bihurtu o sea esan duzu bazkide nagusiak

eta ez nuen uste hau esango nuenik baina ikusi nahi zaitut euskal telebistan

ea nondik ezta ez benetan iruditzen zait

oso handia eta zalapartatsua egin dela hidrogenoaren inguruan ikusi ditugu ez ikusi zaituztegu beste hirurogeita hamar enpresatik gora egon da

lideratutako hidrogenoen proiektua bultzatzen

gutxienez konpromiso berdina edo esango nuke handiagoa erakutsi beharko zela eta aurrerapausoak erakutsi beharko liratekeela beraz behingoagatik eta ez hartu hau betirako kontu bat bezala ikusi nahi zaitut euskal telebistan proiektu hau aurrera doala iragartzen duda batzuk ere eman dizkit zera value chain kontuarekin

ese potencial baina klaro ez da hori bakarrik o sea balio kate hau oso handia da

eta gero integrazioa eta gero birziklapena eta abar esan nahi dut ez daukagu denbora askorik gaur baina argi dago autoen elektrifikazioan gauza askotan aurreratu behar dela

eta europako funtsetan hori esaten genuen baita ere hain garrantzitsua da material kritikoen berreskuratze planta bat osatzea edo martxan jartzea nik ez dakit izan behar duen

bezala iruditzen zaidala hori etorkizuneko klabeetako bat izango dela bestela arazo handiak izango ditugu

badakigu litioaren berreskurapena europa mailan ehuneko batera ez dela iristen eta horri

desde luego auto elektrikoen iraultza erdibidean geldituko da inolako zalantzarik gabe nik beste hausnarketa pare bat egin nahi nituen eta garrantzitsua iruditzen zait eta da alde batetik iruditzen zaidala pixka bat

de las baterías esan nahi dudana da honekin

eskerrik asko eskerrik asko otero jauna tapia andrea zurea da hitza

momentu honetan behar ditugula enpresa mota desberdinak balio kate osoan esaten genuen katebegi bakoitzean bakoitzak bere aportazioa egiteko eta horrela pentsatuta dago eta adibidez

sortzen denean gero hori kontrolatu egin behar da nola kargatzen den deskargatzen den hor elektronika asko dago

izaten ahalik eta osatuena eta oraindik ere batzuen zain gaude ze

eman behar dute ea interesa daukaten edo ez aipatzen zenuen baita ere

noski beraiek izango dira kasu honetan baterien kasuan erabiltzaileak eta interesa dute noski eta hor daude interesdun bezala baina haratago esango nizuke ze aipatzen zenituen misioen gaia bueno gure

baina bai agertzen dira iniziatiba traktoreak izango direnak eta nolabait

baita ere hau da hainbat lekuetara eta hainbat gai aztertzen dituztenak eta bata da hain zuzen ere auto elektrikoa nola ez

aztertzen hainbat gai ez bakarrik bateriena bateriena garrantzitsua da baina aipatu dizut baita ere gure kasuan garrantzitsua da motore elektriko bat baita ere bertakoa izatea zergatik ez bueno material desberdinak izatea

komunikazioen inguruan nik uste dut hainbat gai daudela eta mercedes bezalako enpresa

nafarroan ari da eta ez dut gehiegi ezagutzen baina batere interesa bai baina beste hainbat gai aztertzeko eta lantzeko ez prest bakarrik baizik eta lantzen beraz nik uste dut inplikazioa handia dela

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa miren gorrotxategi azurmendi

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina euskadiko politika energetiko berriari

eta haietako biodibertsitatearen babesari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

politika energetikoan izango den efektuaz aritu ginen egun hartan hainbat gauza nahiko argi gelditu ziren besteak beste

baita ere lege honek shesaren etorkizuna kolokan jartzen duela eta kasu egiten baldin badiogu

urtarrilaren zazpian horri buruz guk egindako galdera bati

agian lau milioi euroko galera patrimoniala ere ekar dezake armentiako gas putzuen proiektua

hamaseian izandako agerraldian lehendakariak eman zituen adierazpenak

klima aldaketaren legearen inguruan bere alderdia lehendakariak ematen zuen bere alderdia ematen zen lehendakariak bultzatzaile moduan ezta lege honena

hombre baiezko botoa azkenean bai eman zuen baina bultzatzailea hain justu

esan dezakegu horren kontra eaj oztopo izan zela lege honen tramitazio eta

berrogei zuzenketa aurkeztu zizkiolako legeari eta gehienak gehienak gasaren eta gas eta petrolio enpresen aldekoak beraien interesen aldekoak

bozka lortu zuen zuzenketa horretako bat eta horrela baiezko botoa eman zen horrela alde batetik ekiditu egin zen bakarrik agertzea argazkian voxekin negazionistak diren voxekin eta zuzenketa horrek aurrera egin zuen esta enmienda

exclusivos de negocio negozioa bere garaian gasarekin eta orain negozio berriak energia berriztagarriekin iberdrolaren eskutik

petronorren eskutik berrogei urte izan dituzue energia berriztagarri iraunkorrak sustatzeko batez ere eguzki eta haize energia eta denbora honetan ez da gauza askorik egin eta

ustiatu beharra dagoela orain berrogei urte etxebizitzatan eta

berri guztietan jarri izan balitz jarri izan balira eguzki panelak agian gaur egun gure energia dependentzia hori

izango zen baina berrogei urte guzti hauetan gauza

petrolioaren negozioa izan da bultzatu dena begiratzen baldin badiogu aldiz

eolikoari zenbat instalatu den euskadin azkeneko berrogei urteetan horrelako datuak dauzkagu everen txostenari begiratzen baldin badiogu

eguzki energiari begiratzen baldin badiogu hogeita hamaika megawatio izan dira eta eolikoari begiratzen baldin badiogu ehun eta berrogeita hamairu megawatio izan dira

egin nahi diren lau parke eolikoenak berrehun eta berrogeita hamar

megawatio eta urte bakar batean ehun eta hogeita bost lau aldiz gehiago eolikoa berrogei urtetan ehun eta berrogeita hamairu

berrehun eta berrogeita hamar ia bikoitza klaro honi begira esan daiteke eta zer gertatu da berrogei urte hauetan eta nik uste dut

sailburuak badaukala zer esana honi buruz

energéticas eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

en este parlamento eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gorrotxategi andrea zurea da hitza

agian izan daiteke arabako parke eolikoen proiektuak geldiaraztea

ez dituzten proiektuen aldeko apustua egiten delako eta ingurumenari babes hori emateko

proiektu eolikoetan solarrak debekatu egiten ditu eta iturrietako mendiak eta arkamu adibidez babes zona barruan daude

parke eoliko horiek ezin izango dira egin la ley además también

para el cambio climático negozioan oinarritutako eredu energetikoa saldu egin nahi dela dirudi

beste eredu energetiko iraunkor eta deszentralizatu bat eraiki nahi baldin baduzue hor

eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea tapia andrea zurea da hitza

next funtsetan aipatzen duzunean zenbat diru publiko sartuko den

han zaudete gobernuan eta zuek erabakiko dituzue zein diren arauak beraz espero dut

nola banatzen diren hori izango da hidrogenoarentzako edo beste edozein proiektuarentzako eta

beti bezala beti bezala ingurumenarekiko onartu den legea eta beste edozein lege

edozein proiektutan kutsakorra izan daitekeena izan biodibertsitaterako edo beste edozertarako zertarako egiten ditugu txostenak jakiteko ea zein diren eraginak

beraz proiektuak martxan jarri direnean eskatu denean

horretarako ez gara hasi proiektu fotovoltaiko bat edo eoliko bat martxan jartzen inongo txostenik gabe

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa

ekonomia eta ogasuneko sailburuari egina suspertze planeko funtsak helduko direla ziurtatzeko bruselara bidali den erreforma planari buruz

legebiltzarreko presidente andrea sailburu legebiltzarkideok señor gordillo

eskerrik asko azpiazu jauna gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera josé manuel gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina donostia hondarribiko aireportuaren egoerari buruz

de carácter semanal eskerrik asko arriola jauna gil jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko gil jauna arriola jauna zurea da hitza

galdera muriel larrea laso euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina

larrea andrea zurea da hitza hola buenos días mire

zurea da hitza señora larrea

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamazazigarren puntua galdera unai fernandez de betoño saenz de lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza

arriola sailburua duela gutxi aitortu duzu abiadura handiko trenaren proiektua bukatzeko data gaizki kalkulatu zela eta are gehiago esan duzu

baita ere esan duzu bi mila hogeita seiko amaierarako bi mila hogeita zazpiko hasierarako egon daitekeela gasteizko eta bilboko sarrerak kenduta desastre honen aurrean daten atzerapen honen aurrean uste duzu kudeaketa ona egiten ari dela proiektu honetan

arriola jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

bai arriola sailburua proiektu bat ondo kudeatuta egoteko

epeak ondo kalkulatuta egotea ondo kalkulatuta egotea aurrekontua

kasu honetan ez da ematen ez lehena ez bigarrena ezta hirugarrena ere epeei dagokienez izaten ari da hamazazpi urteko abanikoan eman dituzue data ezberdinak

zuk zeuk bi mila hamarean sailburua zenean esan zenuen bi mila hamaseirako egongo zela bukatuta

eta orain zuk esan duzu bi mila hogeita sei bi mila hogeita zazpirako egongo dela bukatuta

donostia arteko ibilbidea inauguratuko duzuela bi mila hogeita zazpian

aurrekontuari dagokionez bakarrik dakigu kudeatzen duzuen zatiaren aurrekontua esan duzue

eta tarte horretan gipuzkoako zati batean daramatzazue berrehun eta hogeita bost milioi euroko gainkostua berrehun eta hogeita bost milioi euroko gainkostua hori da kudeaketa ona arriola sailburua eta gardentasunari dagokionez eta honekin lotuta ez dizkiguzue ematen arabako eta bizkaiko datuak bai zuek ez dituzue kudeatzen zuzenean

jaurlaritzan eta madrilen gutxienez datu horiek erraztu zenitzakete ezta

deitu izan diozue proiektu honi hasieratik euskal y eta euskal y bakarrik da

zati bat beti ukatzen duzue edo ez diguzu ematen gardentasunari dagokionez proiektu osoaren argazkia alde batera uzten dituzue bilboko hego tren saihesbidea alde batera uzten duzue jundiz eta mirandaren arteko lotura

bide batez hamabost urteko obrak daramatzagu eta oraindik ez dakigu nondik lotuko diren bi proiektu horiek eta alde batera uzten dituzue eta oraintxe zuk zeuk utzi dituzu

inoiz ez dugu proiektu osoaren argazkia zenbat balio du proiektu osoak arriola ez dakizu ezta zuk zeuk ere

ez dakigu esango diguzu guk ez dugula ordaintzen ordaintzen duela espainia osoak

baina espainiar estatuaren parte ere bagara zoritxarrez eta gainera abiadura handiko trenean sartzen den diru guztia kupotik da diru bat ez doana espainiak eaen gestionatzen dituen azpiegituretara adibidez renferen ohiko trenbidea

besteak beste aiaraldean beraz oraindik ez dakigu proiektu honek zer nolako konexioak izango dituen eaetik kanpora eta uste dugu

badirudi guztia toleratu egin behar zaiola proiektu honi eta proiektu honen kudeatzaileei eskerrik asko

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamazortzigarren puntua

osasun sailak eraiki nahi duen ospitale publikoaren plan funtzionala

iriarte jauna zurea da hitza bai legebiltzarraren burua mila esker

kezkak sortzen ditu eta are gehiago osasun saila eta tolosako udalaren arteko informazioaren kudeaketa isila iluna ikusirik hau horrela

egiteko gauzatzen ari den interlokuzioa nolakoa izaten ari da eskerrik asko iriarte jauna erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

dagoeneko galdetu diguzue eusko jaurlaritzak tolosaldean eraikiko duen erresoluzio handiko zentroa tolosaldeko alkatek eskatzen duten

tolosaldeko erakunde sanitario integratuaren kudeaketa publikoa egitea publikoa denean inbisa enpresarekin egindako kontzertua asuncion ospitalearen kontzertua ez berritzea

zuen proposamenetan tolosaldeko erakunde sanitario integraturako plangintza definitzea eta orain

interlokuzioa nolakoa izaten ari den legebiltzar honen agindu bat daukagu behar diren baliabide guztiak erabilita iragarritako plan funtzionala lehenbailehen prestatzea

ze osasun zerbitzu baliabide eta azpiegitura publikoak diren egokienak tolosaldeako pertsona guztien osasuna arreta hobetzen jarraitzeko plan funtzional hori egiteko kontuan hartu beharko dira irizpide tekniko sanitarioak biztanleria

bai eta eskualdean ikusitako beharrak hau da agindua eta hau da egiten gaudena eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea

espero bigarren hitzartzean gehiago zehazteko aukera izango duzula azkeneko berriak gure aldetik behintzat tolosako udaleko erregistro orokorreko ohar guztietatik topatu genuen ohar baten bidez gutun

jaso genuen non zentro asistentzial berriaren inguruko kokapenaz

osasun sailak aurretik hospital público deitu zitzaion hemen legez besteko proposamen baten psek eta eajk onartu zutena aurretik gobernu

azpiegitura horri azkeneko gutunean zentro asistentzial gaur

ez dakigu ez dakigu zertan zabiltzaten ez diguzuelako inongo informaziorik eskaintzen bakarrizketan zaudeten monologo batean

soilik hitz egiten erosotasun esparruan zuen lagunekin baina hau ez da batzoki bat hau ez da batzoki bat alkateen mugimenduak eskualdea osatzen duten hogeita bost udalerri

eskatu dizue eta eskaini dizue elkarlana eskaini dizue adostasunetik bide egitea eta esango duzue andoain eta tolosa ez daudela bertan baina gogoratu nahiko nizueke andoainen eh bildu izan zela herri edo

mugimendu honetan eta tolosan beste horrenbeste eajk adina zinegotzi ditu eh bilduk eta berauk ere eskatu dio alkateari bertan parte

ihes egin osakidetzak erakutsi du pandemian zer mugak izan dituen hogei mendeko

mendeko gizarte batean lehen arretan administrazioak medikuak erizainak lepo egon dira ospitaleen egoera ere antzekoa izan da eta da eta tolosaldean bertako alkateen mugimenduak eskua luzatu dizue eskua luzatu dizue hogeita bat mendeko osasun arreta eta sistema bat inplementatzeko osasun komunitarioa ardatz izango duena lehen arreta indartu eta berrantolatuko duena

eta horren bidez ospitale publikoaren kartela zorroa eta kokapenaz lan egingo duena

urteak direlako osasun publikoaren aldeko lanean dihardutela eskualdeko eragile profesional udalerri eta norbanako askok eta askok sarea egina dago eta alkate mugimendu honek sare honen

eskaini dio zertarako guztion osasunaren alde lan egiteko

nondik eta tolosaldeatik hasita guztiok irabaziko dugulako guztiok zuek eta herritarrok atera zaitezte arren batzokitik atera zuen

eta adostu dezagun guztion artean asko dugulako eraikitzeko

dugu mundua hor eraikiko dugu guztion artean eta ez

eta inork ez dakigula zertan zabiltzaten mesedez atera zaitezte zuen

eskerrik asko iriarte jauna sagardui andrea zurea da hitza eskerrik asko

ze osasun zerbitzu baliabide eta azpiegitura publikoak diren egokienak dagoeneko lurzoru egokienak ikusi ditugu orain

beste behin honetaz eztabaidatu genuenean esan nuen moduan ulertzen dugu alkate eta eskualdeetako eta koadriletako ordezkari guztien beren herrietan

baina azpiegitura berriak sortzeak edo eraikitzeak lurralde biztanleria antolamendu eta arreta irizpideei erantzun behar die eta sailak irizpide horiek guztiak kontuan hartu eta lehenetsi behar ditu beharren eta baliabideen arabera esan dudan bezala

uste dut garrantzitsua dela adieraztea osasun plangintzaren arabera zehaztu behar direla inbertsioak eta lehentasunak

solaskideak dira bereziki eskualdea eta bere osasun beharrak ezagututa orain eta etorkizunean beharrezkoak diren zerbitzuak zehaztu ditzaketen pertsonak pandemia honetan nabarmendu den osakidetzaren balioetako bat sarean lan egiteko gaitasuna da

baliabideetara bideratzeko gaitasuna osasun erakunde bateko edo besteko kide diren kontuan hartu gabe tolosaldeko etorkizuneko osasun azpiegituren diseinua perspektiba honekin

osakidetzako teknikariak ari dira ebaluatzen ze osasun arreta behar da izan duten maila guztietan eskualde honetan azken urteotan eta ze

eman zaien arreta eta hortik aurrera biztanleriak izan dezakeen bilakaeraren eta osasun arretaren premien arabera beharrizan horiei nola eta zer baliabiderekin erantzun behar zaien

azpiegitura berria tolosan kokatuko denez udalarekiko interlokuzioa handia izan da eta izango da
ez batzokian udalean eskerrik asko eskerrik asko
sagardui andrea gai zerrendako hemeretzigarren gaia interpelazioa nerea kortajarena ibañez

egoitza ereduari buruz abian jarri den hausnarketa prozesuari buruz kortajarena andrea zurea da hitza

lehendakari andrea legebiltzarkideok artolazabal sailburua aspaldiko egun on denoi covidak

ikaragarria eta testuinguru honetan obszenoak diren gertaeren berri ere izan dugu adibidez abuztutik maskarillak kobratzen zitzaizkiela egoiliarrei donostiako domus egoitzan eta jarrai nezakeen ze gertakari mingarrien zerrenda luzea da esango nuke gure eskubideak eta bizitza duinak bermatzeko

eskaintzaren ondorioak era brutalean ikusi ditugula residentzietan horren aurrean

entzun zaitut baita ere hori defendatzeko esaten fiskaltzak ez duela praktika txarrengatiko ikerketarik ireki

si ese marco de juego sigue siendo válido guk askotan luzatu dugu guzti honen inguruko hausnarketa konpartitu baterako proposamena legebiltzar honetan ezetza jaso dugu beti ereduak funtzionatu duela ez zela momentua ez zela erreflexiorako momentua

guk eredua aldatzea bilatzen genuela aitzakien zerrenda luzea da eta seguru nago gogoan izango dituela baita ere isabel gonzález andreak

eta gogotik saiatu delako hausnarketa prozesu horiek irekitzen baina sorpresa sorpresa lehengo astean

hausnarketa prozesua irekitzen zela aurkeztu zenuen egia esan lehen erreakzioa izan zen esatea hombre ba bazen garaia ez azkenean

pero que en realidad usted no quiere cambiar nada eta kezkagarria da kezkagarria da ze esaterako legebiltzar honen gehiengoak egoitza zentroak

zuk hori egiteko konpromisoa hartu zenuelako eta orain beste behin atzeratzen delako

ikusita zein den zure abiapuntuan agian aldatu ere ez delako egingo eta dekretu hau klabea da egoitza horietako baldintza funtzional eta materialak erregulatzen dituelako

más individualizado y humanista eta kezkagarria da

eredua nola hobetu eta honen jasangarritasuna zuri sailburu duinak eta kalitatezkoak diren zerbitzuak bermatzea dagokizu ez negozio bat bermatzea

erantzun onenak bilatzea gero etorriko da hori nola finantzatzen dugun aurkezpenean esaten zenuen gai izan behar dugula nahi dugun etorkizuna ikuskatzeko herritarren behar eta nahiekin bat datorrena dauden baliabide eta lege testuingurunen esparruan eraldaketarako margen gutxi

ez daude sindikatuak baina bai egoitza hauen enpresak kudeatzaileak eta ildo horretan kezkatzen gaitu adinekoen profilaren inguruan egiten diren

komunikatiboagoak beren beharretan prestakuntza handiagoa dutela eta kontsumitzaile zorrotzaren trebetasunak dituztela claro saben que tienen derechos

horretarako eskubidea eta aukera izatea eta hori dagokizu zuri bermatzea eta eredua birpentsatu edo ez esaten diguzu

pertsonan oinarritzen den arreta integralaren eredura bideratzen dela ez

baina aurkezpenean gakoa ere zuk eman zenuen hori teorian da teorian ze errealitatea oso oso desberdina da eta pandemiak erakutsi digu hori

pero nada que el modelo se cambiará o no ya veremos eta horrekin kezka handi bat sortzen zaigu ze zu ere

sexista da eta zuk ez duzu hausnarketa prozesu honetan zaintza arloan ematen den prekarietatearen inguruko inolako hausnarketarik planteatu eta onartu behar dizut gainera kezka hori pixka bat areagotu egiten dela

beste zenbait erakundek ere iragartzen dituztela bere zaintzen ereduaren inguruko hausnarketak tartean gipuzkoako foru aldundia y que por ejemplo la señora mendia

eta nola uztartuko dituzue gobernutik gai honen inguruan irekitako prozesu desberdin eta bide paraleloan planteatutako hauek
eskerrik asko kortajarena andrea

eskerrik asko kortajarena andrea zure interpelazioagatik

epe labur ertain eta luzean koordinatzeko ezinbesteko espazioak ditugu mekanismo horiek funtsezkoak izan dira bizi dugun krisialdian erronkak

hilabete horiek aukera eman digute pandemia kolektibo ahulenetan duen eraginari aurre egiteko lan partekatu horrek hausnarketa sakon baten beharra identifikatzera eraman gaitu

aitortzeko eta zegoena eta dagoena ebaluatu eta baloratzeko beharrezko geldialdi bat hausnarketa

herritarren premiekin eta nahiekin hobeto bat datorren etorkizun desiratua ikusteko gai izateko dauden lege baliabideen

esparruan hori da gobernu programaren konpromisoetako bat legebiltzar honekin ere hartutako konpromisoa da ganbera honetan

arreta eredu bati buruzko gogoeta egitea bai eta zaintza eredu bati buruzkoa ere zahartze egokia eta erabatekoa garatu ahal izateko dagoeneko aktibatu dugu parte hartzeko prozesu bat egungo bizitegi eredua eta adinekoen arreta birbideratzea

eskerrik asko artolazabal andrea kortajarena andrea zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari andrea eta eskerrik asko artolazabal sailburua

en todo caso nik ez dakit zer den okerragoa bolantean inor ez egotea

zaintzak negozio bat bilakatzen dituen norabide batean edo zaintzak emakumeon bizkar eta erabateko prekarietatera eramaten dituen eredu baten

tokatzen zaizu gure kideak zaindu eta babesteko erantzukizun hori kalitatezko parametroetan duintasun parametroetan eta zoriontasun parametroetan ematea

horretan zaintzen gaituzten horien duintasuna ere bermatzea dagokizu eta prekarietate horrekin amaitzea ere

eta orain zer eta orain zer ez bada guk argi dugu

eta ordaintzea dagokigu eta zaintza lanak duintzea zaintza eta babes sistemak feminismoz blaitzea eta atzeraezina da

zaintza duin eta unibertsalak bermatzeko zaintza sistema publiko baten eraikuntzan aurrera egitea hori izan beharko litzateke hausnarketa guzti honen helburu nagusia eta ez beste eta horretan

ez zuri zure modeloarekin bat datozen horiek bakarrik ekarri

ze ereduak evidentemente desberdinak dira zuk hemen planteatu dituzun gauza asko guk ez ditugu konpartitzen baina gizarte zerbitzuen arloa beti izan da
desberdinen arteko kontsensuaren espazio bat eta hori da galdera eskerrik asko kortajarena andrea denbora agortu zaizu artolazabal

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina etxerik gabeko pertsonek beren eskubideak baliatu ahal izateari buruz

zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

eskerrik asko gonzález andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

eskubideak bermatzeko gero eta ahalegin handiagoak

aste hauetan etxerik gabeko bi pertsona hil dira bilbon tragikoa da

berriro errepika ez dadin minak eta

alde guztien konpromisoa eta konfiantza oinarri hartuta

aurkitu ditugun egoerei erantzuteko lehen lerroan jarraitzen zuten gizarte erakundeen ekarpena funtsezkoa izan da sortzen ari zen erantzuna behar zuen errealitatea ezagutzeko elkarlanean egoera dramatiko hura bazterketa arriskuan dauden pertsonei arreta emateko

zaizu denbora artolazabal andrea zurea da hitza

cáritas arrats erain fundación gizakia

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hogeitabatgarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politiketako sailburuari egina

gracias eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

san petersburgo múnich ámsterdam bucarest copenhague